egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eseri

mesedez gai zerrendari hasiera eman baino lehen jakitera ematen dizuet gai zerrendako seigarren puntua bigarren puntuan eztabaidatuko dela eta bigarren puntua seigarrenean aldez aurreko gaia aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea apirilaren hamalauko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

adierazitakoari jarraituz legez besteko proposamen hauei buruz euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena eitbren bi mila hamasei bi mila hemeretzi aldirako programa kontratua bertan behera

eitbren programa kontratua bertan behera uzteari buruz berdinketa izan zen euskal sozialistak euskal talde popularrak eta mistoa upyd taldeek aurkeztutako erdibideko zuzenketaren bozketan

orain zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita zazpi

ondorioz berdinketa dagoenez bertan behera geratzen da jarraian eh bildu taldeak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu gai zerrendako lehenengo puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena larrialdiak kudeatzeko legea aldatzeko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena jaurlaritzaren ordezkariak beltrán de heredia

mesedez isiltasuna eskerrik asko legebiltzarreko presidente

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideak egun on larrialdien gestiorako legea modifikatzeko

gaur burutzen du parlamentuko tramitazio prozesua bi mila hamalauko maiatzaren hogeian onartu zuen gobernu batzordeak

legea eraldatzeko lege proposamena gaur

adostutako ekarpenekin onartua

da hori izan ere laurogeita hamaseikoa onartu zenetik hogei urte pasa dira eta denbora horretan nabarmenduko hobekuntza premiei

mesedez isiltasuna eskerrik asko presidente andrea

mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko legea berritzera dator gaur eztabaidatuko den lege proiektua berritzera gaurkotzera

aitzindaria izan zen mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko larrialdian kudeaketarako

halaz izango da oraingoa ere zuen onespenarekin onartua izaten bada horrela espero dugu besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko beltrán de heredia andrea batzordearen kideren batek aurkeztu du ez mistoa ez dago

egun on guztioi eh bilduk lege honen aurrean daukan jarrera orokorra abstentzioaren jarrera

egia esan ez dugu ulertzen zertara etorri den larrialdien lege erreforma hau ez dugu ulertu erreforma honen motibazioa eta helburua

egokitzera zetorrela ez dugu ulertu zeren ikusita zein emendakin

aurkeztu diren eta zein emendakin onartu diren

ez da ulertzen agian gobernuaren helburua zen bereizketa bat egitea alde batetik ikuskizunen legea bestetik

larrialdiena horrela ikuspegi partzial eta zatikatu bat emanik

tekniko batetan geratzen da baldin eta ez baldin badago helburu ezkuturik eta guk behintzat ez dugu lortu

eta ikusterik zein den helburu ezkutu hori gure taldearen

legeari aurkezturiko zuzenketak ez dira asko izan ez dira asko izan hori horrela da baina bai sakonak eta kualitatiboak eta

gobernua sostengatzen duen taldeak ere izan ere guk geneukan helburua gure emendakinekin lege berria larrialdien osaera

eta funtzionamendua ikuspegi integral batetatik hobetzea zelako edukiz osatzen eta antolaketa eredu

hornitzen saiatu gara eta horrekin batera gure eskuduntzetan

autogobernuan hainbeste gobernuak aldarrikatzen duen autogobernu horretan urratsak ematea zehatzagoak izateko gure helburua izan da larrialdiek izan behar duten aurreikuspen eta erantzun egokia emateko

ez bakarrik hondamendi egoerei edota larrialdi ez ohikoei begira baizik eta eguneroko eguneroko larrialdiekin lotuta ikuspegi

funtzionamendua hobetzea eta gaurkotzea eta horretarako larrialdien euskal agentzia sortuz horretan koordinazioa hobetzeko

ekipo izaera hori sortzeko eta bakoitza ez geratzeko bere esparruan

formakuntzan sakontzea izan da gure beste helburuetako bat eta guretzat benetan funtsezkoa dena beste bat itsas salbamendua

lege honen esparrukoak izatea azken urteotan geratu den utzikeriari utzikeriari aurre egiteaz gain gure eskuduntzak

eskuratzen joateko sare boluntarioa sortzea larrialdi zerbitzuen profesionalari babesa eta laguntza emateko gure helburua ez zen hauek profesionalak ordezkatzea baizik eta

beste helburu garrantzitsu bat eta funtsezko bat geneukan eta zen lurralde historikoek eta udalek babes zibilerako eta larrialdietarako egitura

legeak eta markoak sortzea baina ez baldin badaukagu bitartekorik eta egiturarik ba plan hauek azkenean ezer esan geratu dira azken urteotan

eta horrez gain ere ba herrietan herrialdean jende entrenatua izateko

jakingo dutenak erantzun egoki bat ematen horiek ziren gure helburuak nahiz eta ba zenbait irizpide eta

ateak irekitzea lortu dugun ez dugu lortu nahi genuen beste baina egia da hainbat kontutan ate batzuk irekitzea lortu dugula eta guretzat garrantzitsua da eta baloratzen dugu behintzat egokitzapen honetan

esaterako ez dugu lortu euskal agentziarik sortzea badirudi nahiago dela bakoitza bere botere kuota mantentzen jarraitzea eta koordinazioan eta funtzionamenduan ez hainbeste sakontzea

antolakuntzarako estruktura publiko bat sortzea adostu dugula

ate bat irekitzen duelako antolakuntza eta koordinazio horretan hobetzeko

lortu dugun adostasuna baloratzekoa da iruditzen zaigu honetan bai eman dugula aurrerapauso garrantzitsua eta hori funtsezkoa da orain baliabideak

gabe munduko legerik hoberena izan dezakegu baina

ez baldin badaude ezin aurrera egin gure beste helburuetako bat zen itsas salbamenduarena lurreko salbamenduaz gain itsas salbamenduan urrats bat

baina esan honetan ez dugula lortu inolako adostasunik eta berriro ere itsasoko salbamendua inoren esparruan geratuko

gure eskuduntzak mahai operatibora eramateko ere ez dugu heldulekurik izango

gaur osoko bilkura honetara ekarri dugun eta mantendu dugun emendakinetako bat

dagokionean esan ez dugula lortu legean boluntarioen sare bat osatzea eta hauek baliabidez hornitzea

zergatik ez zaion sare honi behar duen besteko garrantzia ematen egia da lortu dugula adostea erregistro bat sortzea lehen

garapen bat ahalbidetzen baina iruditzen zaigu momentu honetan ikusita zer egoera dagoen bolondresgoan ikusita herri honek auzolanean boluntariadoan izan duen kulturarekin iruditzen zaigu benetan lantzeko esparru bat dela

eta herrietan batez ere hogei mila biztanleko herrietan

estrukturak sortzea azkenean horrek laguntzen duelako lege honek jasoko duena egunerokoan praktikara eramaten planak egiten planak definitzen eguneratzen jendea formatzen jendea entrenatua

alde batetik lurralde historikoetan estruktura horiek mantentzearena herri txikiei eta nolabait sostengua emateko eta bestetik

biztanleko herriena nahiz eta hor prest agertu ginen erdibideko bat egitera baina ez da

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna

legebiltzarkideok egun on egun ona delako eta batez be niretzat pozgarria zergatik

aintzat hartzen dugun testu honek osoko ikuspegia ematen diolako larrialdien eta babes zibilaren euskal sistemari orain dela hogei urte larrialdiak kudeatzeko legeak sistema bakarrean batzen zituen edozein ezbehar

hogei urteotan larrialdien kudeaketa hobea posible egiten duten aurrerapen asko egon dira hortik doa hain zuzen ere jorratu nahi dugun ildoa adostutako testuak larrialdien eta babes zibilaren euskal sistema osoa gaurkotzen dituela ikuspuntu integrala emanez pozgarriak dira akordioak berez

handiagotu egiten da lege batek honelako babesa duenean eta konbentzituta nago larrialdiak kudeatzeko lege honetan emandako sostengu handia onuragarria izango dela euskal gizarte osoarentzat laguntza eskaera edo larrialdi

azkar modu integratuan eta eraginkortasunez erantzungo dela bermatzen delako horren harira gogora ekarri nahi dut legeak

ekarpenak beregain hartu dituela eta nola ez gugana etorri diren eragile eta ordezkari guztien ekarpenak baita

taldeen arteko negoziaketen ondorioz testuak hainbat berritasun jasotzen ditu hala nola formakuntza eta prestakuntza arloan

zerbitzu profesionalentzako babes sareak eta hauek sustatzeko neurriak enpresen auto babeserako betebeharrak

babes zibilarekin izan behar duten lotura larrialdietarako

batez ere beraz lege esparruari dagokionez oso akordio zabala izan da eta horregatik euzko abertzaleak

lege hau lantzeko orduan talde guztien jarrera

eskerrik asko latxaga jauna erantzunen txandara pasatuz arbulo jauna ez ubera andrea ezta

bozketara pasatuko gara bototara jartzen dira batera eh bildu taldearen berrogeita hamabost bai nahi duzu zerbait atera bai nola
entzuten didazu hor batera bozkatzeko dauden berrogeita hamabost berrogeita hamasei eta berrogeita hamairu emendakinak batera bozkatu beharrean bakoitza

guk ez baina norbaitek nahi badu eskatuko du ateratzea nik eskatu nahi nuen

eskatzeko baino printzipioz alderdi popularrak bakarrik eskatu dit zerbait ateratzea beste inork ez du eskatu ez dakit asmorik ba dago orduan

zuzenketak paragrafo berriak sortzekoak eta berrogeita hamairugarrena zuzenketa hogeita sei paragrafoari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ez ondorioz ez dira onartu

paragrafoaren bozketa egingo dugu jarraian bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita hamalau bai hogeita bat ez ondorioz onartuta geratu da bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren

hogeita hamaika hogeita hamairu hogeita hamazazpi eta hogeita hemezortzi berrogeita hiru berrogeita lau eta berrogeita bederatzi zuzenketak bozkatu dezakegu

ondorioz ez dira onartu bototara jartzen dira batera euskal talde popularraren zuzenketen paragrafoak hau da bost hamazazpi

eta azken xedapenari egindakoa bozkatu dezakegu

hogeita hamaika abstentzio ondorioz onartuta geratu dira

irizpenaren paragrafoak hau da battik laura seitik

hogeita hamabost hogeita hemezortzi berrogei berrogeita bitik berrogeita hamarera xedapen iragankorra xedapen indargabetzailea hirugarren azken xedapena bigarrena

hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu dira eta jarraian bigarren azken xedapena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita bost bai hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da

zuzenketa zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamalau ondorioz ez da onartu bototara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen legea bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira beraz honenbestez onartuta geratu da larrialdiak kudeatzeko legea aldatzeko legea jarraian boto azalpena dagokio

eskerrik asko presidente anderea isiltasuna mesedez

mesedez ez ez zergatik bozkatu den ez beste alderdiek egin dutena
horrek horretarako bazegoen beste turno bat bale bueno pues a pesar

hirugarren puntua ez zazpigarren puntua hirugarren puntuan ikusiko dela eta hirugarren puntua zazpigarren puntuan

euskal industria sektorea pairatzen ari den krisi larriak sortutako egoeraren inguruan jaurlaritzak garatutako politikaz eta etorkizuneko perspektibez

euskal herria herri industriala da badakigu gure barne produktu gordinaren ehuneko hogeiaren bueltan dabilela industriak ekoizten duena

ekonomia osoaren gainean herri industriala gara eta izaera hori areagotu nahi dugu gobernuak besteak beste planteatu du ehuneko hogei horretatik ehuneko pasatzea maila honetan eta hori ez da erabaki bat hartzen dena oinarri sentimentalen gainean baizik eta oso oinarri logiko eta pragmatikoetan

jakin badakigu lotura zuzena badagoela industria ekonomia batean daukan pisua eta herri horretan dagoen bizitza kalitatearen artean lotura zuzena eta hau konprobatu ahal dugu herrialde industrializatuetan dagoen bizitza kalitatea eta baita ere euskal herri mailan eskualde ezberdinak konparatuz hor berriro berresten da industria sendo

bizitza kalitatea altuagoa dela orokorrean eta ekonomia osasuntsuagoa dela garapen teknologikoa herri industrial batentzat funtsezko kontua da garapen teknologikoak berebiziko garrantzia dauka industria sendo hori mantendu ahal izateko ekonomia globalizatu batean bizi gara lehiakide eta gero eta zailagoa da produktuak nazioarteko merkatuetan

horretarako argi dago gurea bezalako herri txiki eta industrial batek daukan aukera dela espezializazioa produktu aurreratuen ekoizpenean eta gainera esaten dugunean espezializazio teknologiko hori aukera

esan behar dugu ez dela aukera bat aukera bakarra baizik aukera bakarra da herri industrial moduan izaera mantendu nahi badugu aurrerapen teknologikoan esfortzu berezi bat egitea eta zoritxarrez gaur egungo euskal industriaren eta euskal gizartean teknologikoarekin dagoen harremana ez da hori ez gara aitzindariak

moduan gaur egun euskal industria teknologi maila baxua edo ertaina dauka produkzioaren ehuneko hirurogeita hamar kontzentratzen da sektore hauetan balio teknologikoaren

izaera baxu ertaina edo baliorik gabeko sektoreetan eta hori benetan esaten dugu

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria azkue jauna zurea da hitza

presidente andrea toña jauna

ekonomiari buruz azaldu dituzten erreferentzi eskerrik asko azkue jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales andrea zurea da hitza

y volátil instituzioen laguntza beharrezkoa da eta

espezialki zailak izaten ari baitira zenbat sektore eta arazoetan altzairuaren kasuan adibidez estatu mailan

eskerrik asko corrales andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldera pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko azkue jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria corrales anderea zurea da hitza

con o sin ustedes eskerrik asko eskerrik asko corrales anderea mesedez gainerakoak isilik mesedez gainerakoak isiltasuna

jauna eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu eh bildu eta

erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da bai lehenengoa eta hirugarren puntua eta bigarrena aparte

hirugarren puntua eta bigarrena aparte bai bale orduan bozkatu dugu lehenengo eta ez ez a zuek ere bai puntuka orduan lehenengoa bigarrena eta hirugarrena ez dago arazorik ez

bueno ba bozkatu dezagun lehenengo bozkatuko dugu lehen erdibidekoaren lehen puntua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hirurogeita hamabost bai aho batez onartu da lehenengo puntua jarraian bigarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da eta azkenik azken puntua

jarraian zazpigarren puntua eztabaidatuko dugu euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena altzairuaren krisiak

erasandako eskualdeak ekonomikoki eta sozialki bultzaberritzeko plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den azkue jaunak dauka hitza mesedez isiltasuna denok

egun on berriro legebiltzarreko kideok batzuentzat

martxoaren hemezortzian aurkeztu genuen lege kanpoko proposamen hau hogeita hamabost egun beranduago

aurkitzen garen denok dakigu eta zorigaitzez badakitenek acbko sestaoko langileak arcelormittaleko zumarragako langileek ongi etorria

eta bere laguntzailea gure artean dagoena eta baita

brumak ez du uzten ikusten baina bruma desagertzen denean

azkue jauna zuzenketari aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eskertzea beste taldeen jarrera negoziatzeko jarrera eta adosteko jarrera eduki dutenean eta eduki ez dutenean ere onartzea beraien

eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi euskal altzairuaren sektorean eman den egoerak eta zehatzago

arduratsua eskatzen du enpresaren sindikatuen eta erakundeen artean partekatua ezin dugu onartu itxiera eta euskaditik kanpo lekualdatzea

bermatu beharra daukagu aukera guztiak irekita mantentzea

jakitun gara langileen eta erakundeen ekimen partekatua labea dela enpresak bi eszenatoki posibleetako edozeinetan

gaur gaurkoz apustu egiten dugu eskualdeko jarduera industriala eta lanpostuak mantentzearen alde ezin dugu beste eszenatokirik aurreikusi baizik eta gure industriaren etorkizuna bermatzea

bideratutako teknologian balio erantzi handiagoko produktuetan euskal altzairugileak globalki lehiakorragoak izan daiteke

hau da eusko jaurlaritzak lehen minututik bere gain hartu du dagokion ardura eta lanean

edo gutxienez ere eragin ditzakeen kalteak txikitze aldera hori dela eta

eta espainiar gobernuak tarifa elektrikoa zuzentzeko beharraz gain izan ere

garatu izan duen lanari lehendakaria eta garapen ekonomikoko sailburua buru dituela asimismo en nuestra enmienda solicitamos

eskerrik asko tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria arbulo jauna zurea da hitza

zumarragako alkatea eta berarekin dagoen

háganlo eskerrik asko azkue jauna

lehenengo puntuaren eztabaidan arbulo jaunak leporatu dit kiroltasunez

inguruko interpelazioan egondako eztabaidaren ondorioz guk aurkeztu dugun

esan dit espero zuela eztabaida entzunda zerbait gogorragoa hona ekartzea eta egia da

oso zabala zenez industriaren egoera erantzuna ere zatika egin behar da lasai ekarriko dugu proposamen gehiago

larriena edo nonbaitetik hastekotan aukeratu behar genuela estrategikoa den teknologiaren espazioa baina badaude ere gure industrian bete behar diren hutsune gehiago eta batez ere hitz egiten badugu jaurlaritzaren politika industrialaz

jaurlaritzaren politika industrialaren hutsuneak denbora behar du eta burura datorkit lehen fotokopia dendetan zegoen

ezinezkoa berehala egiten dugu mirarientzako denbora apur bat gehiago behar dugu orduan hutsuneak badaude eta badira asko eta guk jarraituko ditugu proposamenak aurkezten lehen proposatu dugun moduan edo dagoeneko lantzen eta garatzen ari garen industria

eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

berriro eguerdi on yo

euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko arbulo jauna eztabaida amaitu denez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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hirurogeita hamabi bai aho batez onartu da

zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

euskadiko energia pobreziari buruzko eztabaida sozialerako oinarriak izeneko urtarrilaren hogeita seiko bat barra bi mila hamasei gomendio orokorrari buruz

eusko jaurlaritzak etorkizunean hartuko dituen neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria blanco andrea

bai eskerrik asko mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkide jaun andreok

gaur berriro ere pobrezia energetikoaren inguruan eztabaidatzen ari gara zoritzarrez fenomeno hori gero eta ohikoago da herritarren artean

asko eta asko pairatzen ari diren arazo larria da maneiro jaunak aipatu ditu zenbakiak guk ez ditugu errepikatuko baina datuak kontuan hartzekoak dira ezbairik gabe krisi ekonomikoaren ondorioz pertsona ororen eta batez ere kolektibo ahulen errenta erabilgarriaren maila jaitsi egin dira eta egoera horrek eragotzi die pertsona askori gastu energetikoa

gero eta pertsona gehiago ditugu gure artean pobrezia arriskuan daudenak eredu ekonomikoari esker besteak beste eta horren aurrean argindarraren faktura ehuneko hirurogei igo da azken urte hauetan

etxebizitzak mantentzea eta gastu arruntak ordaintzeko modua bilatu

eta gehienetan aukeratu behar dutela jatekoa erostearen edo energiaren faktura ordaintzearen artean baina eh bilduk argi du arazoa ez dela bakarrik ditu sarrerarena

egotearen egoera pobrezia energetikoaren arazoak erpin

nabarmendu dugun bezala pobrezia energetikoari faktore ezberdinek eragiten diote eta faktore ezberdinen aurrean ezberdinak eta soluzio ezberdinak beraz goazen kontuan hartzera hiru faktore garrantzitsu horiek kontsumitzaile ahulen egoera ekonomikoa etxebizitzen parkearen egoera eta eredu energetikoa beste aldetik ezin dugu ahaztu kontsumitzaile ahulak

de una manera abstracta eta egoera honen aurrean zer da legebiltzarrean egin dezakegun lana edo proposamena hasteko esan behar dugu gaur aipatzen ari den arartekoaren gomendio orokorrekin bat gatozela

txosten horretan energia probetasunaren aurkako jarduera

gomendioak agertzen direla baina eh bildu zehatzagoa izan da horregatik guk osoko zuzenketaren bidez bi

gelditu nahi izan dugu hau da alde batetik uste dugu funtsezkoa dela txosten fidagarri bat edukitzea pobrezia energetikoaren adierazleak zehazteko horrela pobrezia energetikoaren identifikatuko genituzke ziurtasunez eta euren egoeratik ateratzeko neurriak zehazteko guretzat hori izango litzateke eman beharko genukeen lehenengo pausu logikoa argazkia zehatza behar dugulako kolektibo hori identifikatzeko eta dagoen egoeratik

babestu behar direla nabarmentzekoa da

zuzentarauek energia mozketak debekatzen dituztela bezero zaurgarriaren kasuan eta era horretan erantzukizuna energia enpresek

egun salatu behar dugu energia enpresen jarrera izan ere funtsezkoa den baliabide bat negozioa egiteko erabiltzen dutelako kontuan hartu gabe egoera zaurgarria pairatzen ari den jendearen egoera energia mozten

enmienda transaccional besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco anderea euskal sozialistak rojo anderea zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

egun on sailburua legebiltzarkideok interpelazio bat sustatu zuen maneiro jaunak

gomendioaren ondorioz edo oinarri bezala gaur mozio hau ekarri digu eztabaidatzeko eta proposamenaren asmoa zen estrategia integral bat bideratzea hori zen

eztabaidatu dugula ganbara honetan eta ere akordio zehatzak izan ditugula esan dezakegu gai nabarmena dela eta

bizi kalitatean eta dignitatean izugarrizko eragina

bastante amplio de esta cámara tiene encomendados besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu jauna legebiltzarkideok

arartekoak esaten duenez energia pobretasuna errealitate gogorra da kasu askotan pobrezia eta

pobrezia oro har fenomeno sozial eta ekonomikoa da ondasun eta baliabiderik eza edo urritasuna ezaugarri duena

honela definitu da gizakiaren oinarrizko premiak janaria edateko ura osasun instalazioak osasuna etxebizitza hezkuntza eta informazioa asetzeko aukeraren gabezia larria ezaugarri duen egoera pobrezia

eskerrik asko garrido anderea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro

eskerrik asko carro jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu upyd

gehi euskal talde popularra gehi euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketaren

hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita zazpi bai hogeita zazpi

beste baterako utzi da zortzigarrena baina hala ere hiru puntu daude arratsalderako